planteatu diren proiektuak oso harrera ona izan dute partehartzea bai erakundeen aldetik bai sektoreen aldetik ere oso garrantzitsua eta proaktiboa izaten ari da

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamalaugarren puntua

euskal herriko idatzizko hedabideen diru laguntzen murrizketei buruz isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente anderea sailburua legebiltzarkideok

orain dela hamabost egun aurreko kontrolerako bilkuran hain justu beste interpelazio bat aurkeztu genuen

eta jaurlaritzak eta madrilgo gobernuak sinatutako akordioaz hitz egin genuen aste hartan hain zuzen

egunkariaren auzia ekonomikoa deitzen genuena behin betiko bertan behera geratu zela

martin ugalde kultur parkean auzipetu horiek hitz egiten zuten bitartean jaurlaritzaren diru laguntzen murrizketaren zurrumurrua bolo bolo zebilela jendartean

egia bilakatu zen eta murrizketak zigor ekonomikoa ekarri zuen

euskaraz argitaratzen den egunkari berriaren kasuan

larriagotzen da edo hobe esanda jaurlaritzak larriagotzen du euskaldunon egunkaria dakizuenez mila bederatziehun eta laurogeita hamargarrena urtean herri ekimenez sortu

urtean armen indarrez itxi zuten euskarazko egunkaria izan zen haren ordez herri ekimenez ere berria sortu zen

hala moduz oraindik orain bizirik dago berria da mundu osoan euskaraz argitaratzen den egunkari bakarra mundu osoan zorionez harrotasunez esan dezakegu bertan gurean argitaratzen dela

bera bezalakorik ez dago eta astelehenetan izan ezik mundu osora zabaltzen da egunero berriak mundu

idatzizko egunkaririk gabe geratuko litzateke esaten dutenez prentsa

elkarri hedabideak eta adierazpen askatasuna

euskarazko hedabideak hizkuntzaren normalizaziorako beharrezkoak dira euskara biziberritzeko ezinbesteko lanabesak dira horregatik bakarrik horregatik jaurlaritzaren babes oso beharko lukete

baina bada beste ikuspegi bat lehen aipatu dugunez

euskaldunon ukaezineko eskubidea da hedabideak edukitzea

izatea ikus entzunezkoak zein idatzizko hedabideak hain zuzen ere oinarrizko eskubide demokratikoa delako jaurlaritzak berez babestu eta sustatu beharko luke

edozein gobernu demokratikok ezin onar baitezake komunitatea hedabiderik gabe geratzea hedabide publikoak izan zein pribatuak izan bat soziolinguistika

zientzianet besteak beste zientzia dibulgaziorako eta argitalpen akademikoek ehuneko hogeiko murrizketa sufritu

iruñako euskarazko irrati bakarrak ere euskal herria irratiak ehuneko hogeiko

urtean diru laguntzen banaketarako irizpideak aldatu ditu aldaketa honek

enkargatu zuen jaurlaritzak berak azterketa horretan jaurlaritzari

demagun irizpide berriekin ez zaiola orain arteko neurriko laguntza egokitzen berriari buruz ari da jasangarria al da defendagarria aldizkari nazionala euskaraz ez al da berez helburua

eta jarraian honela zion aldizkariei dagokienez laguntzak ez dira euskara hutsez egiten dutenentzat soilik izango

berdina izango da eta agian eskaeren kopurua aurrerantzean gehitu egingo da eta beraz bakoitzarentzat gutxiago erne berriro ere berriaren emaitzekin honela dago idatzita txostenean hitzez hitz

bazekien bi mila hirugarrena urtean ehun eta zortzi onuradunen artean lau milioi zazpiehun eta laurogeita hemeretzi mila berrehun eta laurogeita bi euro banatu zituela eta bazekien ez zela aski izan

ehuneko zero koma zortzi gehiago ozta ozta banatu behar zituela

jaurlaritzak bazekien murrizketa latzak ezarriko zizkiela

hauspoei euskalgintzak egiten duen lana txalotu eta eskertu beharrean

eta zigortu egiten duzue askatu euskara sailburu andrea liberatu euskalgintza miserietatik askatu euskara diru eskasiaren mendekotasun lotsagarrietatik aitor itzazue eta berma itzazue euskararen historia elkartearen oinarrizko eskubide demokratikoak diru zakarrak bihotzik ez du

has ez dadin euskaran gain askatu behar duzue euskara katearen giltzarrapoaren giltza zuek daukazuelako

euskararen egoeraren erantzuleak zaretelako gobernuari dagokio diru eta ondasun publikoen kudeaketaren ardura antza denez espainiako agintariek autonomia

uste dute gobernuaren dirua herritarrena baino eurena dela hau da urteroko aurrekontua banatzen duzuenean

mesede egiten nahi ote diezuen diru laguntzak esleitzerakoan bezeroak eskaleak eta kaltetuak egin ohi dituzue baina edozein herritarrak ondo dakienez diru publikoa ez da agintariena eta diru publikoa jasotzen duen elkartek erakundek edo dela delakok jasotzeko baldintza jakinak bete behar izateaz gainera

ohi ditu diruaren egindako gastuak ordainketak

azken zentimoraino hori behinik behin euskalgintzako eta herrigintzako elkarteekin gertatu ohi da apur bat da

horrela gabiltza ostera diru laguntzak banatzeko irizpideak izan nahi dira euskarazko hedabideen laguntzen murrizketa horien sorburua alabaina

oso urriak direla administrazio publikoen zekenkeria gainditzeko euskaltzaleok ahaleginak eta bost egiten ditugu korrikan

zozketetan eta ohiko eta ezohizko diru ekarpenekin jakin nahi genuke

hitz ederretatik harago ikusten baitugu euskararen arnasa guneak hustu eta ahultzen ari direla ikusten ari gara derrigorrezko irakaskuntza aldian

eta orain ikusten dugu nola zigortzen dituzten euskarazko hedabide nazionalak eta funtzionalki maila jasoko hedabideak

euskalgintzaren sostengu nagusia euskaltzaleak eta herri ekimenak dira baina euskalgintzak

legebiltzar honetan urtero garai hauetan entzuten ditugu herri ekimeneko eta euskalgintzako eragileen eskaerak eta beharrizanak penagarria da

euskalgintzako eragileekiko jaurlaritzak agintekeriaz jokatzen du

euskalgintza otzan eta isilik edukitzeko ez da zilegi euskarak akordio zabala behar du

baina begirunerik gabe ez da posible akordiorik begirunea sailburu andrea gure interpelazioaren zioen galdera hau dabilkigu uste al duzue nahiko baliabide jartzen duzuela euskararen normalizazio prozesuari eusteko sailburu andrea

euskarazko hedabideak babesteko eta sustatzeko eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

lehenik eta behin interpelazioa eskertu nahi dut aukera ematen didalako jaurlaritzak euskarazko hedabideak babesteko eta sustatzeko egiten duen ahaleginaren berri emateko

dirudienez begi onez ikusten duela eusko jaurlaritzaren euskararen agenda estrategikoaren helburu nagusia

bizikidetzarako hizkuntza bizia bada zerbait helburu hori baita hedabideentzako aurtengo diru laguntza

duen xede nagusia horregatik eusko jaurlaritzak oso kontuan eta aintzakotzat hartzen ditu euskarazko hedabide guztiak ez bat

berria bai baina ez bakarrik berria guztiak dira guretzat beharrezko eta guztiak dira begirunea merezi dutenak jakina denez eusko jaurlaritzaren helburu nagusietako bat da euskararen erabilera sustatzea

bideratzen ditugu urtez urte diru laguntza ezberdinen deialdiak euskarazko hedabideak bultzatzeko eta sendotzeko deialdia da hauetako bat

guretzat garrantzi handia duena lehen mailakoa horregatik bideratzen ditugu

euskarazko hedabideen funtzionamendurako ematen den diru laguntza da hizkuntza politikarako sailburuordetzaren diru laguntza deialdia guztien zenbatekoan ehuneko hirurogeita hamaika helduen euskalduntze alfabetatzerako habek egiten dituen deialdietako diru kopuruak pertsona helduak euskara ikasteko

gizarte hau herritar elebidunez osaturiko gizarte elebiduna izatea nahi dugulako eta herritar guztiei euskara jakiteko aukera bermatu nahi diogulako

ehuneko berrogeita zortzi da euskara hedabideetan sustatzeko deialdiak hartzen duena gainerako

dugu ikt euskalgintza udaletako esep enpresa euskara elkarte euskaltzaindia

hedabideen gaiari ematen diogun garrantzi estrategikoa erakusten du horrek bistan denez ez dira hitzak ekintzak dira horregatik

lehenengo laguntzak mila bederatziehun eta laurogeita hamaikan izan ziren guztira zortzi hedabide prentsa idatzikoak eta guztira

mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian izan zen deialdi horretara guztira berrogeita bi hedabide aurkeztu ziren bakoitza komunikazio proiektu banarekin guztira milioi bat berrehun eta hogeita hemezortzi mila seiehun eta laurogeita sei euro banatu ziren orduz geroztik

lagundutako hedabide kopuruari nahiz diru kopuruari dagokionez aurten lau milioi zortziehun eta hirurogeita hamabost mila euro banatu ditugu laurogeita hiru hedabideren artean

deialdi honek izan zuen jaitsiera bi mila hamartik bi mila hamabira izan zen gobernu honek

bi mila hamairuan jaurlaritzaren aurrekontu orokorra ehuneko bederatzi koma bat jaitsi zen arren deialdi honetarako diru kopuruari eutsi egin genion beherapenik gabe bai bi mila hamairuan eta bai bi mila hamalauan eta ez da ahalegin erraza izan beraz euskarazko hedabideei zuzenduriko deialdi honek zero beherapen izan zuen iaz eta zero beherapen izan du aurten jaurlaritzak euskarazko hedabideak

euskarazko erabideentzako diru laguntza deialdian aurten bi mila hamalauan ez da murrizketarik gertatu

bestelako kontuak ere entzun baititugu beraz egiten zaigun galderari

daukan lehendakariak edo jaurlaritzak euskal herriko euskarazko hedabideak babesteko eta sustatzeko galderari alegia erantzun

eusko jaurlaritzak aurten diruz lagundu dituen laurogeita hiru hedabideetatik gehienak idatzizko hedabideak dira

internetekoak irratiak eta telebistak diruz lagundutako idatzizko hedabideak guztira hirurogeita sei dira eta hauetatik bi barra hiruek iaz baino diru laguntza handiagoa jasoko dute

eta diru laguntza jasoko dutenetatik hamabi produktu bi mila hamalauan sortuak dira hau da berriak dira eusko jaurlaritzak beraz lau milioi zortziehun eta hirurogeita hamabost mila euro banatuko ditu laurogeita hiru hedabideek aurkeztu dituzten

hedabideen arloan ez dugu beste inon ezagutzen gobernu honek egiten duen tamainako ahaleginik ez hemen bertan inguru hurbilean katalunian edo galizian adibidez

antzekotasunik badaude galesen bukatzeko azpimarratu nahi dut jaurlaritzaren babesa

eta azpimarratu nahi dut hitz hori guztiek guztiak direlako beharrezko eta guztiak direlako garrantzitsu

aitortzen dielako herritarrei aldizkariak eta irrati telebistetako eta beste

hedabideetako emanaldiak euskaraz jasotzeko eskubidea eta

euskaraz zein gaztelaniaz informatuak izateko eskubideak

beharrezkoak direlako euskarazko hedabideak beharrezkoa

eta batez ere beharrezkoa delako hedabide horiek gero eta kontsumitzaile gehiago izatea

guztiagatik gure aukera ez da konfrontazioarena are gutxiago instrumentalizazioarena gure aukera hala nahi duten guztien arteko

euskararen erabilera areagotzea helburu beti hala izan da eta gaur ere hau da gure bidea publiko pribatuen arteko elkarlana

erantzukizunari bizkar eman gabe eta inor ez dagokionaz jabetu gabe jaurlaritzan elkarlanerako prest egoten jarraitzen dugu eta elkarlanean ari gara

dugunak ez dago ordea gure esku inor bere burua baztertzea

ez da izan eta ez da izango jaurlaritzaren aukera eusko jaurlaritzaren hizkuntz hezkuntza politika eta kultura sailaren eta hizkuntza politikarako sailburuordetzaren aukera

hori baita euskara sustatzeko biderik egokiena ezinezkoa da helburua konfrontazioaren bidez lortzea errudunak eta etsaiak bilatzeak norberaren ikuspuntu eta interesekin bat ez datorrena

ez du euskararen erabilera handituko ez ditu ezta ere euskarako hedabideak sustatuko

ordea elkarlanaren klabean dago jaurlaritza eta honela jarraituko du eskerrik asko uriarte andrea isasi jauna zurea da hitza

berri berria bizirik azalean datorren urteko

hizkuntza politikari dagokiona proportzioan aurten baino eskasagoa konfrontaziorik guk ez dugu nahi

egia esan ez da behar genuen erantzuna sailburu andrea espero genuena agian bai baina ez egoera honetan behar duguna espainiako gobernua izango balitz edo frantziako gobernua izango balitz frantsesezko idatzizko hedabide bakarra

gaztelaniaz idatzizko hedabide bakarra balego beste modu batean hitz egingo genuke

ondoren iragarri nahi dizut mozioa aurkeztuko dugula euskarazko hedabideak sailburu andreak euskararen hiztun elkarteko

ikus entzunezkoak idatzizkoak zein internetekoak baina euskarazko hedabideen auzia ez da hizkuntzazko edo kulturako arazoa zuek interpretatzen duzuen moduan

ez da atala eskubide demokratikoen auzia da sailburu andrea

jardungo bagenu adierazpen askatasunaz demokraziaz eta herritarren eskubideez hitz egingo genukeen euskara zuentzat agian

guretzat ostera izana da zuentzat agian aldatu murriztu edo kendu daitekeen zerbait da guretzat berriz abiapuntua izateko modua bizitzeko eta garatzeko ezagutu berri ditugun bi mila hamabosteko aurrekontuetan

eskas eskas hizkuntza politikari orokorrean esleitutako diru kopurua eskas dela ez baita iristen aurrekontu osoaren ehuneko bat izateraino ere eskas

aurtengo berbera zerorrek aitortu duzun moduan hazkuntzarik izan gabe beraz datorren urtean aurtengo arazo berbera izango duzue eta tamalez hitz horietatik ekintzetara pasatu behar izango dugu guk akordioen bila eta lehen

pentsatzen dugulako euskarak behar duela akordio zabala baina

begirunerik gabe ez da posible akordiorik begirunea sailburu andrea

harrokeria baino begirunea euskalgintzaren premiak ezin izan daitezke negoziatzeko presio bideak zuek badaukazue diru publikoko kutxaren giltza badakigu bai zuek daukazue diru publikoko kutxaren giltza badakigu badakite baina giltzaren arduradunak izateak ez zaituzte egiten diru publikoaren jabe begirunea sailburu andrea

gure planteamendua euskararen normalizazioari dagokionez zaku berean sartzen dituzue idatzizko hedabide guztiak eta euskarazko hedabide guztiak eta guk gauza bakarra eskatuko genizueke

tratamendua ikus entzunezkoen planteatu egiten den moduan eta hori jaurlaritzaren ardurapean dagoena behinik behin begirune bera idatzizko euskal herri osoko euskarazko hedabide bakar horrekiko eta nola ez

hogeiko murrizketa zientzia dibulgazioaren aldizkarietan hori ez da onargarria hori da

sustatutako konfrontazioa horia da iraingarria eta hori da konpondu beharrekoa behingoagatik

ardatza delako herri honen bizi iraupenean ardatza ez da ezaugarri erantsia ardatza eta euskararik gabe ez da posible euskal herririk

hori pentsatuko bagenu beste modu batean jokatuko genuke eta

azkenik berriz ere esango dizut izan ere idatzizko hedabideak eta ikus entzunezkoak

eskubide demokratikoa da euskaldunentzat horiek babestu behar ditugu adierazpen askatasuna besteak beste

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

eta deialdi horretarako irizpideak direla eta legebiltzar honetan azalpenak sakon eta zehatz emateko agerraldia

geuk jaurlaritzak eskatu duguna han izango gara hezkuntza politikarako sailburuordea

dirulaguntza deialdi hau kudeatzen duena eta ni neu

eta hurrengo astean izango dira aurrekontuena eta horretaz ere jarraituko dugu hitz egiten nolanahi ere euskarazko hedabideen sektorea estrategikoa da guretzat alegia euskarazko egunkariak eta aldizkariak estrategikoak dira guretzat eta horregatik ematen zaie tratamendu ekonomiko berezia

baina medio bakoitzaren estrategikotasuna kontsumitzaileak berak erabakitzen du erren geratzen baita estrategikotasuna kontsumitzaileekin ez bada lotzen hedabideen erronka da entzuleak eta ikusleak irabaztea tokiko hedabideak dira aurtengo diru laguntzen gehikuntzarik handienak izan dituzten hedabideak

ez dago inongo misteriorik irakurleen babesa duten neurri berean jaurlaritzak lagundu nahi ditu hedabideak ea zenbat eta irakurle gehiago orduan eta babes handiago leku askotan tokiko informazioa da euskarak gaur egun duen erabilera gune

eta hori ez da bigarren mailako kontua hizkuntza politikaren ikuspegitik garrantzizkoa da euskaraz eguneroko prentsa izatea oso garrantzitsua horregatik izan du berriak jaurlaritzaren babesa beti

hutsik egin gabe beti berriaren bizi iraupenerako behar beharrezkoa izan da jaurlaritzaren laguntza etengabea izan ere jaurlaritza izan baita urteotan

egunkariaren babesle nagusia eman dien babesa itzela izan baita hemen ere eskaintzei buruz ari naiz benetan egindakoaz berriak papereko

euroko laguntza jasoko du beraz harrigarria da entzutea eta oso zaila edo ezinezkoa ulertzea jaurlaritza berriaren kontra joan dela jaurlaritza ez dago inoren kontra euskararen erabileraren alde baizik jaurlaritza honek

zuok ordea sustapenen alde egiteko jaurlaritzaren kontrako jarrera erakusten duzue berriaren babesle nagusien aurkako jarrera erakusten duzue euskararen erabilera sustatzeko kontrako jarrerak izatea ba al da bide egokia

euskararen sustapenak eta nola ez euskarazko hedabideek beste zerbait baliozkoagoa merezi dute esan dut eta berriro esango dut berriak

bere bizi iraupenerako laguntza eta babesa esaten jarraituko du ahal den eta dagokion neurrian baina iraunkortasuna eta balio sozialaren dimentsioa

irakurleen eskuetan baizik irakurleek bakarrik erabakitzen baitute hedabide baten balio sozial eta estrategikoaren tamaina sustatu nahi duguna
euskara da euskararen erabilera eta ez bereziki hedabide bat eskerrik asko uriarte
andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

gracias presidente andrea eguerdi on guztioi

eusko jaurlaritzak eta bizkaiko foru aldundiak legebiltzar lantaldearen txostenean jasotako gomendioren bat negoziaziotik utzi dute zeren eta ondorioen artean eta gomendioen artean euskal artearentzat diren oso funtsezko kontuak daude

que todos conocemos eskerrik asko reyes jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

behin baino gehiagotan hitz egin dugu legebiltzar honetan guggenheim museoaren inguruko akordioari buruz

bai lehendakaria berak eta nik eusko jaurlaritzak aintzat hartzen dituela legebiltzarraren gomendioak negoziazioari begira

argi eta garbi ponentziaren gomendioak kontutan izango genituela eta horrela egin dugu

eta akordioaren marko orokorraz hitz egin egitera pasatu aurretik bi ideia azpimarratu nahi ditut euskal administrazioen batasuna eta adostasuna alde batetik eta guggenheim museoaren errealitatea hogei urteko ibilbide

garrantziari dagokionez ponentziak egindako gomendioen artean bat euskal erakundeen batasun eza eta irizpideen ezberdintasuna saihestu beharrari buruzkoa zen eta guretzat eusko jaurlaritza eta bizkaiko foru aldundiaren

ahots bateratua interes adostua eta ibilbide bakarra izatea eta erakustea funtsezkoa da

zentzu horretan bilboko berezko bildumak euskal artisten eta artista espainolen obren adibide esanguratsuak ditu baita prestigioa eta nazioarteko proiekzioa dituzten autore gazteenak ere

baita espezifikoki artista gazteei eta euskal komisarioei zuzendutako proiektuak bultzatu ere

berritzeari begira euskal artea nazioartean bultzatzeko konpromisoa gehiago indartu behar dela pentsatu dugu kanpora proiektatuz bestalde

aurkeztutako erakusketa kopuru handi bat komisariatzen duen proiektu talde bat dugun arren

esparru horretan aurrera egiteko helburuarekin ikus dezakezunez txostenaren gomendioak oso presente izan ditugu negoziazioa prestatzeko orduan edonola ere hau argi geratu behar da guggenheim bilbao museoak

lortu dira hain emaitza onak hau da kultura artea erakargarritasun turistikoa

alderdietan lortutako emaitzak izugarriak izan dira

hasieran aurrikusten zirenak baino emaitza hobeak hain zuzen ere

eraginkorra dela erakutsi duen funtzionatzeko modu hau indartu sakondu eta gaurko errealitatera egokitu nahi dugu bi hamarkada hauetan

guggenheim bilbao museoak etorkizunean ere arrakasta izan dezan eta nazioartean erreferentziazko museoa bilakatu dadin beraz reyes jauna

eta adostutako gomendioekin modu orokorrean bat egiten dugu eta ildo horretatik eta orain aipatutako premisak aintzat hartuta planteatu dugu gure negoziazioa pasa den astea urriaren hogeita bian

bertan museoaren zuzendari nagusiak solomon guggenheim fundazioaren patronatuan euskal erakundeak ordezkatzen dituenak

behin eta berriro aipatu dugunez bi aldeak bat datoz beren itunak lortu dituen emaitza garrantzitsuak nabarmentzeko orduan

baina horretaz gainera bi aldeek daukaten gaurko harremana zabaldu eta sakondu nahi dute

lankidetzari balio erantsia gehituko dioten proiektu berri sarrera emateko prest daude eta orain arte lortutakoan oinarrituz aliantza indartu nahi dute

horrek helburu nagusi bat du akordioari egonkortasun eta konpromisoa maila handiagoa ematea horretarako

formulatu dira beti ere eusko legebiltzarrean eta bizkaiko batzar nagusietan planteatutako gaiak kontutan hartuta lehenengoa kudeaketa akordioa hogei urterako luzatzea berroren edukiak gaurkotuz gaurko baldintzak operatiboak islatzeko asmoz

hirugarren lankidetzan sakontzea balio erantsia emango dioten esparru eta proiektu berriekin hornituz laugarren guggemheim bilbao museoaren programazio artistikoa indartzea solomon guggenheim fundazioaren bildumaren adierazgarri diren hogeitabatgarren mendeetako funtsezko obren erakusketak

aurkeztuz gauzatze eta antolakuntza gastuak kobratu gabe bosgarrena guggenheim bilbao museoarekin kudeaketa operatibo koordinatzeko solomon guggenheim fundazioaren senior destapen lankidetza ematea dedikazio esklusibo esango duen curator bat sartuz
seigarrena guggenheim bilbao museoren arte lana eskerrik asko uriarte andrea denbora agortu da reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

printzipio horiek aintzat hartuta ari gara elkarlanean eusko jaurlaritza eta bizkaiko foru aldundia ahalik eta akordiorik onuragarriena lortzeko asmoz beraz

printzipio nagusiak adostu dira eta orain printzipio nagusi horiek oinarritzat hartuta akordioa berritzeko dokumentua lantzen ari gara eskerrik asko uriarte andrea
gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

onetsitakoa betetzeari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

tema muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte jauna zurea da hitza

behin baino gehiagotan esan dugu bi mila hamairuko urriaren bederatzian onartutako legez besteko proposamena ezin dela une honetan bete hiru arrazoi ezberdinengatik

arrazoi horiek bi mila hamairuko ekainean kultura euskara kirola eta gazteria batzordean aipatu nituen eta urtarrilaren hogeita hamarean pnlren jarraipen gisa bidalitako informazioan

besteak beste labur labur hauek dira hiru arrazoi horiek lehenengoa behar bezala zainduta eta kontserbatuta dagoela bigarrena bi mila hamairu kosten lege berriak arautzen duen sortasun zonaldean dagoela eta hirugarrena

laburbilduz ez dugu ikusten gaur egungo egoera eta

haur udalekua euskal kultur ondarearen inbentario orokorrean sartzeko espedienterik ireki beharrik edozein kasutan kultura ondarearen euskal autonomia erkidegoko lege berria lantzen ari gara gizarteari arautze tresna eguneratua

kultura ondareaz ikuspegi zabalagoa izatea ekar dezan eta kudeaketa ereduak erantzun eraginkorra eman diezaien euskal autonomia erkidegoko
kultura ondarearen babes kontserbazio eta hedapen beharrei eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

monumentua monumentu multzoa eta kultur gunea sukarrietako

adierazgarri nabariei atxikiko toki ekintza sorkuntza sinesmen tradizio eta gertakariek osatutako iraganeko guneak eta sukarrieta koloniak bi mila hamairuko ekainean egindako agerraldian azaldu nizun bezala

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina guggenheim bilbao museoaren patronatuaren bi mila hamalauko urriaren hogeita biko bileran lortu ziren akordioei buruz

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

presidente andrea barrio jauna duela minutu eskas batzuk

beraz uste dut zure galderari ere neurri handi batean behintzat erantzuna eman diodala

hitz egiteko sentsazioei buruz akordioari buruz dela edozein kasutan zure galdera zehatzari erantzun eta azalpen egokia eman saiatuko naiz ondorengo minutuetan eta gutxienez

dugun kudeaketa akordioaren behin betiko erredakzioari zein irizpideekin ekingo diogun galdetzen didazu edo galdetu didazu nahiz eta orain beste gauza bat galdetu

akordio hori negoziatzeko markoa da hau da negoziaketaren oinarri izango diren printzipio nagusiak onartu dira

onartutako funtsezko printzipio horiek eta ondorioz baita akordioaren behin betiko erredakzioa ere ondorengo irizpidetan oinarritzen dira

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

hirueledunak garatzeko deialdiaren emaitzei buruz celaá andrea zurea da hitza bai presidente andrea hemendik egingo dut galdera

ikasleek derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan ingelesez edo beste atzerritar hizkuntza batean

euskal autonomi erkidegoko egungo hezkuntza sisteman badaude aldez aurretik proiektu eleanitzak eta hirueledunak

deialdiari buruz egiten dudan balorazioaz galdetu didazunez gero

oso balorazio ona egiten dudala esango dizut benetan oso esanguratsua izan baita ikastetxeen erantzuna

eskerrik asko celaá anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

berrogeita hamabi bizkaian gero mailak aztertuta hogeita hamabost lehen hezkuntzan hogeita hamaika derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta hemeretzi batxilergoan eta alderatzen badugu

aldez aurretik zeuden proiektuekin daukagu hogeita zortzi proiektu gehiago beraz nik uste dut zerbait esan nahi duela

horrek zerbait esango du orduan gero esaten badugu deia jaso den erantzuna oso positiboa da esan dudana laurogeita bi ikastetxe publiko

behar zaie honela berrehun eta berrogeita hamalau ikastetxe dira guztira proiektu hirueledunak edo eleanitzak hedatuko dituztenak

ezin hobea izan da celaá andrea ezin hobea ikastetxeen kopurua bikoiztea lortu baitugu eta hau uste dut albiste oso ona dela eta ez dago

uste dut atera dugula ondo informatu dugula ez da zut esan duzun moduan eta azkenean emaitzak

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarrena puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

egun on denoi gaurko galderaren erantzuna oso erraza da darpón jauna bai edo ez erantzun zuzena eta

hau da bai asmoa duzuela adieraziz tolosaldeko alkateek eta tolosako osasun publikoaren aldeko plataformak eskatu zuten bezala

hemen bertan egin zuten osasun batzordean eskaria edo ez ez duzuela

zerbitzuak asunción klinikak jokatu beharreko paperaz hitz egiteko publifikazioaren inguruan aztertu eta

gaurkoan ez naiz edukietan sartuko ez du baloraziorik

hitzarmenaz edota klinika pribatu bat kasu asunción klinika erakunde sanitario integratuaren ardatz izatea normala den

sartzera behin baino gehiagotan jarri dugulako gure iritzia mahai gainean legebiltzar honetan

ea elkarrizketarako prest zauden eta ondorioz helarazten dizugun galdera erantzutea ea osasun sailak

alkateek eta tolosako osasun publikoaren aldeko plataformak eginiko eskariari erantzunez eragile guztiek parte hartuko luketen
eratzeko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok ubera andrea

eta kalitatezkoa bermatzen die baita tolosaldean bizi direnei ere baieztapen honekin uste dugu zure galderari erantzun diogula

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

ez da ulertzen osasun saila eta gobernu honek etengabe elkarrizketari ateak ixtea

gaurko galderari ere era

ikaragarrizko buelta eman duzue azkenean behintzat erantzun duzu eta hori eskertzekoa da baina

zergatik ez mahai baten bueltan eseri eta elkarrizketaren bidez tolosaldeko eta osasun publikoko han dauden eragile guztiekin hitz egin eta adostasunetara iritsi

oso ondo dakizu hemen eta gaurkoan ere galdera ez zela

hemen ihes egiten ari zarete eta bitartean egiten ari zaretena da osasun sistema publikoa tolosaldean eta eskualde horretan desmantelatu

eskatu nahi dizueguna da goazen elkartzera eta goazen hitz egitera

erroan zer gertatzen ari den benetan etorkizunean tolosako eta orainean ere bai tolosako eta tolosaldeko zuk ukatzen duzun

eskualdeetako herritarrei ematen eta eskaintzen zaien bezala eta bermatzen zaien bezala eta

bildu zinela badakit ere tolosako alkateei deitua izan zinela baina

hemen galdera da zergatik ez mahai bat eratu hitz egiteko tolosaldeko

osasun sistema publikoak zer zerbitzu izan behar duen

pribatuak izan behar duen papera ez da ulergarria
eskerrik asko ubera andrea denbora amaitu zaizu

tresna erabilgarria izan dela eta dela oraindik ere tolosaldeko herritarrei arreta sanitario hobea eskaintzeko tresna bat da
eskualde horretako alkateekin hitz egingo dugu egokitzat jo den aldi guztietan eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna
gai zerrendako hogeigarren puntua galdera iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

basozaintzako lurralde plan sektorialaren dekretua legebiltzarrak

egun on guztioi otsailean legebiltzar honek legez besteko bat onartu zuen nekazaritza eta

sektorialaren ingurukoa eta non jaurlaritzari eskatzen zion plan honen tramitazioa legebiltzarretik pasatuta izatea hau da plan hau legebiltzarretik pasatzea bertan eztabaidatu eta talde desberdinek ebazpenak aurkezteko aukera emanez kontua da jaurlaritzak ez diola jaramonik egin

eskatutakoari eta dekretua onartu egin duela plan hau barnebiltzen duen dekretua onartu du

behin betiko onartuz hortaz ikusten dugu jaramonik

pentsatu nahi dugu akats bat izan dela eta berez zegokion garaia pasatuta ere jaurlaritzak

legebiltzarrera ekartzeko plan hau eta hemen bertan eztabaidatu eta ebazpenak aurkezteko aukera ematea

zera da ea jaurlaritzak legebiltzar honek onartzen dituen ebazpenak argitaratu duen dekretu horretan sartzeko asmorik daukan galdera zehatza da eta

oregi andrea zurea da hitza bai egun on

bai legez besteko proposamenak hitzez hitz eusko jaurlaritzari eskatzen dio lehenik eta behin nekazaritza eta basogintzako

bukatu baino lehen onartzea eta bigarrenik eusko jaurlaritzari aipatutako plana dagokion legebiltzar batzordera igortzea

gobernuarentzat presazkoa zen nekazaritza eta basogintza lurralde plana behin betiko onartzea ahalik eta lasterren

bai ingurumen eta lurralde politika sailak ere buru belarri lan egin dugu plan hau ahalik eta lasterren onartu zedin aurtengo lehen bilkuraldia bukatu baino lehen

hasieran gainera esan behar dut ere espedientearen izapidetze administratiboan nekazaritza eta basogintza lurralde zatiko plana

aurkeztu eta landuz zen gaia izan zela legez besteko onartu eta hilabetera gutxi gora behera

ordezkarien kideek ere osatzen dute eta martxoaren seiiko bilera horretan legebiltzarreko ordezkaritzak ez zion batzordeari inolako

ulertzen dudanez hortaz ez da akatsa izan jaurlaritzaren akatsa ez duzue inondik inora ere hori onartzerik nahi eta ezta gainera legebiltzarrera plan hau eztabaidatzera ekartzeko asmorik

orain leporatzea legebiltzarrak ez dizkiola

legez besteko horretan onartuta dagoena da pasatuko zela tramitazioan legebiltzarretik aurkeztu zela eta ebazpenak egiteko aukera emango zela

bete eta lotsagarria da gainera aipatzea presazkoa zela gai hau egon denean azkeneko hamar urtetan

eta orain bat batean nahi duzue honelako dimentsioa daukan gai bat onartzea legebiltzarretik pasatu gabe noiz eta legebiltzarrak erabaki duenean hemendik pasatu behar dela ikusi genuen eztabaida hartan gobernuak babesten duen taldeak ez zeukala inolako asmorik plan hau legebiltzarretik pasatzeko

baina legebiltzar honetako gehiengoak erabaki zuen pasatuko zela eta ebazpenak egiteko aukera emango zela

ez dugu ulertzen orain pilota beste leku batetara botatzea eta iruditzen zaiguna da hau ez dela gainera

zintzo aritzeko erabat gehiago iruditzen zaigu hau da politika era tranposo batetan egiteko era

ez hamar urte ez hamasei urte daramatza hamasei urte darama

tramitazio hau bueltan eta derrigorrezkoa zen eta behar beharrezkoa zen

onartzea dekretu hau oso garrantzitsua zeren

pasa ondoren erabilita izan da hainbat arlotan eta hainbat tokitan eta udalak eta plangintza orokorrak egiteko eskatzen ziguten

gure eginkizunetan lehentasuna handia izan behar zela eta horrela jorratu dugu azken bi urte hauetan eta dekretu bat onartzeko tramitazioak finkatuta dago orduan guk jarraitu dugu tramitazio hori bere guztiak eta legez besteko proposamena horrek esaten du hemendik pasatu behar dela

eta berriro diotsut bai

batzordetik eta hor martxoan seiko bilkuran aurkeztu zen eztabaidatu zen eta deialdian bidali zen dokumentazio guztia

ordezkaritza badago eta ezer ere ez zuen esan ez momentu horretan eztabaidatzeko edo hona ekartzeko edo zelan jorratu

beraz guk uste dugu dekretua ondo tramitatua dagoela

legeak esaten duen bezala eta hemendik aurrera noski

eskerrik asko oregi anderea gai zerrendako hogeitabatgarren puntua galdera

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina hondarribiko aireportua sustatzeko kudeaketei buruz zaballos jauna zurea da hitza

del aeropuerto de hondarribia muchísimas gracias eskerrik asko zaballos jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako hogeitabigarren puntua galdera oskar matute garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina ahtko obretan ingurumen eta lurralde politikako sailburuaren hitzen arabera ohikoak

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on

bitartez jakin izan dugu ahtko lanen tunel batean hernialden

luizi baten ondorioz eta aldi berean jakin izan dugu lanean ari zirela erori zitzaiela lurra gainera guk uste dugu bai eusko jaurlaritzak

erakutsi dutela udal eta lurjabeekin ez dietelako inolako informaziorik eman bi aste pasa eta gero señalaban

eskerrik asko matute jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

gainerako bezala lur karstikoz eratuta dago lur horietan eskuhartzearen badagoenean edozein motatako azpiegiturak edo eraikinak egiteko

lur azpiko lanetan hernialden gertatutakoa bezalako egoerak sortzen dituzte

gainazaleko obraren bat bada ezponda bizia gerta daitezke los macizos cársticos

matute jauna oregi andrea zurea da hitza